egun on guztoi osoko bilkurari hasiera emango diogu isiltasuna

hamalaugarren puntua beste baterako utzi dela gai zerrendako lehenengo puntua galdera itxaso berrojalbiz zabala euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak

espainiako gobernuak euskadi next eko basque mobility datuaren ekosistema eta basque advanced therapies proiektu

eskerrik asko legebiltzarburu andrea egun on lehendakari jauna sailburuok jaun andreok egun on guztioi

gaur bilkura honetan euzko abertzale taldeak zuri zuzendutako galdera bat dakargu hain zuzen ere euskadi next euskadiren berreskuratze eta erresilientzia programaren inguruan estatuko gobernuari aurkeztutako hiru proiektu estrategikoei buruzko galdera

moduan nadia calviño lehen presidenteordearen eskaera jaso zenuten europar funtsen inguruan hiru proiektu estrategiko

eskaerari erantzunez lehendakari jaunak pasa den urriaren hemeretzian identifikatu zizkion calviño andreari jarduera ekonomikoa eraldatzen eta bultzatzen dituen hiru

euskal industria mugikortasun berri autonomo konektatu eta jasangarrian kokatzeko apustu estrategikoa den proiektua bigarrena datuaren ekosistema

aberastasun sortzaile gisa erabiltzearen lotzen den balio kateko mahaiak bihurtzen dituen proiektua eta hirugarrena

terapia aurreratuen proposamena hartzen duena barnean beraz hiru proiektu

euroko guztizko inbertsiokoak herrialde ikuspegiarekin definitutakoak eta euskadi next programan jada daudenak bat datozenak euskadiko espezializazio adimenduneko hiru arloekin eta espainiako susperraldi planarekin

ez da kasualitatea agerian uzten du eusko jaurlaritzak euskadi next programa diseinatzean egin duzuen ahalegin handia

eszenatoki ezin hobe honetan eta hiru proiektu hauek euskadi eraldatzeko duten garrantzia nabarmena delarik euzko abertzale taldeak

zer erantzun eman duen espainiako gobernuak orain dela bi hilabete bidalitako hiru proiektu estrategiko hauetaz

eskerrik asko berrojalbiz andrea erantzuteko azpiazu jauna zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok berrojalbiz andrea

euskadik ahalegin handia egin zuen euskadin next programa diseinatzean bi mila hogeiko abenduan lehen bertsioa aurkeztu genuen eta bi mila hogeita bateko maiatzaren eguneratu egin genuen kontu handiz ezagutu ditugun kontuetara egokitzen saiatuz

eskerrik asko azpiazu jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera rebeka ubera aranzeta eh bildu taldeko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina osasun sailak

guztioi osasun sailburua jaurlaritzako osasun sailak herritarrei ez die bermatzen

garaiz eta denboran hori datu objektiboa da kronikoen jarraipena murriztea kontsultak atzeratzea kontsultak ixtea kirofanoak ixtea

hori da gertatzen ari dena eta hori porrota da frakaso bat da

nork eta hori ez da pandemiaren ondorioa bakarrik hori ez da covid hemeretziaren ondorio soilik hori kudeaketa zehatz baten ondorioa ere bada prebisio eta planifikazio gabeziaren ondorioa urteetako politiken ondorioa ditugun gaitz guztien oinarrian

berriki osasun profesional batzuek esaten zidaten rebeka

hemen zailena gainerako guztiaren kudeaketa da

pasa diren honetan izan dugu antolatzeko berrantolatzeko aukera

erreakzionatu baina prebentzio neurrietan baino neurri punitiboetan egin da indarra dena txertoaren saskian utzi zen aspaldi prebentzio neurriak

ez dira aztarnari ekipoak mantendu denboran eta herritarrak jarri dira aztarnari funtzioetan onartzen diren protokolo eta prozedurak arakatzeko kutsadura etetera baino jada kolapsatua dagoen sistema gehiago ez kolapsatzera bideratuta daude

ekipoak eratu beharrean lehen mailako arretarik karga gehiago jarri zaio eta pastelari ginda jartzeko badirudi orain

nahi dela halaber ez dugu esperantza eta pentsatu nahi dugu dena ez dagoela galdua eta zazpigarren olatuan bada ere hasteko osasun profesionalak nekatuak egon arren prest daude osasun saileko eta osakidetzako arduradunak pixka bat

prebentzio neurriak eta egiturazko neurriak erabakiak hartzeko ausardia

beraz sagardui andrea osasun sailak zer zer egingo du herritarren osasun eskubidea ez urratzeko eskerrik asko

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok egun on guztioi ez dut esango zure galderak harritzen nauenik ubera andrea dagoeneko gauza gutxik

pandemiari buruz hitz egiterakoan baina orain ez dakit nola bateratu daitezkeen egin dizkidazun azken

eta hitzez hitz zera esan zenuen osasun sistema publikoa

herritarren osasun globalari arreta eskaintzeaz gain osasun sustapen prebentzio lanekin jarraitzeaz gain eta bestelako balizko gaixotasun infekziosoen agerraldien

kontrolatzen zaintzen jarraitu behar da hori esan zenuen

aipatu ere ez pandemiari aurre egiteko iragarri dituzuen neurriek

didazu eta zure diskurtsoan adierazi duzunez ez omen daukate inongo garrantzirik ze dena da sota caballo rey zure hitzetan hartu ditugun neurrien helburua da hain zuzen ere une honetan ahulenak diren pertsonen osasuna eta bizitza babestea covid hemeretziak ospitale batera edo

eta aldi berean beste arrazoi batzuengatik gure zerbitzuetara etorri behar dute pertsonen osasuna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

osasuna babesteko bizitzak salbatzeko sagardui andrea kontsultak ezin dira itxi kronikoei behar duten arreta bermatu behar zaie kirofanoak zabaldu behar dira ez du zentzurik

itxita egotea herritarrak euren medikuak ez baditu ikusten eta baloratzen nork daki zer den premiazkoa eta zer ez den premiazkoa lehen arreta

eta norabide horretan lanean jarraituko dugu kudeaketa eredua aldatu behar da lan egiteko modu zaharkituak alboratu behar dira covid hemeretzi eta covid hemeretzi ez dena biak ala biak kudeatu behar ditugu behar den baina batez ere herritar guztiei eta bakoitzari behar duten arreta garaiz eta denboran bermatu behar zaie osakidetzako ateak parez pare ireki behar dira lidergo publikoa behar dugu eta lidergo hori faltan

egitura sendo bat egitura sendo bat burua altxatu behar dugu elkarlanean aritu behar gara adituekin eta adituekin eta osakidetzako profesionalak prest daude horretarako baina horretarako entzun egin behar zaie eskua eman behar zaie burua

ausardiarekin ausardia behar dugu erabaki ausartak eta batez ere prebentzio

fase berri batean gaude seigarren olatuan sistemak eutsi egiten du baina ezinezkoa da osasun larrialdi honi aurre egitea osasun sistema osoari eragin gabe eta zuk hori

atera zaitez bai zure txokotik ze hori ezagun duzu

osakidetzak badu pandemiari aurre egiteko jarduera protokoloa gaur ziuetan izan daitezkeen bost eskenatokietatik hirugarrenean sartu gara eta horrek ondorioak ditu zelan ez ba egia da pandemiaren garapena aztertzeko eragileek gora egiten jarraitzen dutela

kobida duten hirurehun eta sei pertsonak ditugu ospitaleratuta eta laurogeita hemeretzi ziuetan baina ez ahaztu pandemia honetan euskadi dela heriotza

eta proba gehien egiten dituen erkidegoetako bat datu bi hauetan neurtzen da baita gure osasun eta prebentzio zerbitzuen ahalegina eta emaitza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

eta lan eta enpleguko sailburuari egina lanbideren bulego birtualaren proiektuari buruz rico jauna zurea da hitza

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on guztioi lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

rico jauna aro berri batean gaude eta proposamen berritzaile batekin

dugu ez dugu nahi soilik lanbide eraginkorragoa izatea euskal administrazio publikoaren berrikuntzaren abangoardia izatea nahi dugu

harreman batetik harreman integral batera igaroko gara pertsonen eta enpresen komunikazio modu guztiak lotzen dituena modu integratu batean euskal administrazioan ez dago antzeko beste esperientziarik horregatik

hazi egingo da apurka apurka bulego birtuala erabiltzen dutenekin egingo dugun lehen eskaintza orientazioa izango da urrutiko

erakunde pribatuekin harremanetan jartzen askok ezagutzen dugunaren antzekoa eta hortik aurrera lanbideren zerbitzu zorroa integratuko dugu baita prestakuntza eta prestazioak ere bulego bat gehiago da berrogeita hiru aurrez aurreko harremana ordeztu nahi ez duena hori argi esan nahi dut horrek bermatuta jarraituko du berrogeita bi bulego fisikoetan baina lanbiderekin harremana modu digitalean izateko aukera zabaltzen dugu jende gehiagorengana iristeko

gai zerrendako laugarren puntua galdera miren gorrotxategi azurmendi elkarrekin podemos ezker anitza taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina oraingo osasun egoerari buruz

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on lehendakari pandemiaren gorabeherak direla eta

geundela eta espero zenuela hartzen ari ziren neurriak nahikoak izatea eta nik benetan nahiko nuke horrela izatea baina esan daiteke

osasun sailak ematen dituen datuen arabera badakigu azken hogeita lau orduetan bi mila berrehun eta hirurogeita hamabi positibo izan direla inoiz izan direnak baino daturik altuena da

hamalau egunetan eta hau da baita ere pikorik altuena pandemia hasi zenetik uzian daudenen kopurua iazkoa baino altuagoa da baita ere eta gabonak aurrean dauzkagu eta

positiboen ehuneko hirurogeita hamairu baino gehiago beraz hau horrela izanda orain arte hartutako neurriak nahikoak direla esango zenuke

eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

egunero aztertzen dugu pandemiaren bilakaera gorrotxategi andrea eta horren araberakoak dira hartzen ditugun neurriak beste erkidego batzuetan eta inguruko

eta osasun agintarien gomendioak jarraitzen ditugu horrekin batera gure menpe dauden eskumenen esparruan kokatzen dira hartutako neurriak
momentu bakoitzeko ezaugarrietara egokituta eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gorrotxategi andrea zurea da hitza

lehen arreta tentsionatuta dagoela aspaldi eta azaroaren hogeita bostean

bi asteko atzerapenak zutela pertsonal falta zela eta

gelditzen ziren neurri guzti horiek eta atzo irakurri genuen prentsan

a quienes nos cuidan eskerrik asko eskerrik asko gorrotxategi andrea lehendakari jauna zurea da hitza

nolanahi ere beste neurri batzuk har daitezke bai eta nire ustez eta hainbatetan esan dudanez hartu beharko lirateke baina ez dugu zuzeneko eskumenik erabaki horiek hartzeko

oraingo honetan ere espainiako gobernuari baita europar batasunari ere eskatzen dizkiot adibide bat jarriko dizut maskara beti erabiltzearen aldekoa naiz baita kanpoan ere

baina horretarako espainiako gobernuak ekainaren hogeita lauko errege dekretua aldatu behar du

eta berriz eskatu dugu oraingo osasunaren munduko erakundeak ere eskatzen ari delarik

gustatuko litzaiguke zuen partetik ere mezu argi bat jasotzea eskaera honen inguruan

aurkeztuko dugu erabakiak hartzen eta neurriak planteatzen jarraituko dugu egoera kezkagarria jarraitzen baitu gogoan izan behar dugu

adibide bat ez dugu estaldura juridikorik gabonaldirako ospakizunetan elkartu daitezkeen pertsonen kopurua murrizteko edo mugatzeko eta nolanahi ere

euskadik bi mila hogeita bateko amaieran daukan egoerari buruz iturgaiz jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea jaun andreok egun on danori lehendakari jauna egun on

euskal gizartearen beraren iritzia emango dizut egungo egoera baloratzeko

ona edo oso ona ehuneko hogeita zazpik txarra edo oso txarra

osakidetzaren arreta dela eta ehuneko hirurogeita zazpik dio

egoera emozionalaren inguruan ehuneko laurogeita zortzik dio ona edo oso ona ehuneko bostk txarra edo oso txarra ondo baino hobeto dakigu pandemiaren eraginez bizitza ari garela egoera ez dela ona iturgaiz jauna zailtasunak nonahi ditugu

baina datu hauek erakusten dute gizartea egoera horri eusten saiatzen ari dela eta hori ezagututa guri ere

elkarlanerako deialdi berri bat egiten dizut iturgaiz jauna argi dago pandemia garaian gizarteak nahi eta eskatzen duena jarrera positiboa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

lehendakari jauna zurea da hitza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

eskerrik asko martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

martínez andrea lehendakari jauna zurea da hitza

gai zerrendako zazpigarren puntua galdera nerea kortajarena ibañez eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

kortajarena andrea zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
urkullu lehendakaria egun on euskal ehun ekonomiko eta sozialean eta zehazki kalitatezko enpleguaren sorreran eta mantentzean

oro har ekonomia sozialeko enpresen eta antolakundeen ekarpena eta horien garrantzia handia da

honetako taldeen artean eta jaurlaritzak berak onartu nabarmendu eta balioan jarri izan du ekarpen garrantzitsu hori hori horrela izanik nola

uko egin izana aurrekontuen negoziaketan izan dugun elkarrizketa marko horretan

kortajarena andrea lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea
egun on kortajarena legebiltzarkidea lanbideren administrazio kontseilua organoa da eta indarrean dagoen

ordezkaritza handiena duten gizarte eragileek hartzen dute parte horretan argi dago euskadiko kooperatiben konfederazioak gizarte eragilea dela eta argi dago baita ere

izaera bermatu egin behar dela beraz parte hartzea bideratzeko euskal enplegu sistemaren legea aldatu behar da ondo dakizunez gure konpromisoa da lege proiektu hori

eta legebiltzar honetara bidaltzea momentu horretan izango dugu aukera bidezkoa iruditzen zaigun kooperatiben parte hartze hori hemen bertan erabakitzeko eta bideratzeko beste bide bat ere izan daiteke lanbideren legearen garapenean izan daitekeela araudia garatzea

eskerrik asko lehendakari jauna kortajarena andrea zurea da hitza eskerrik asko urkullu lehendakaria begira gure ustez kooperatibak

anomalia bat da ekonomia eta ekonomia sozialari kooperatibei lanbidea administrazioa orain kontseilua jartzen diren betoa ez da ulertzen

batzuei men egitearen markoan ez bada ekonomia sozialaren ordezkaritza gabe kooperatibak gabe

ez du herri honetako enpresa errealitatea ordezkatzen eta hori anomalia bat da eta zuzendu beharrekoa gainera zure alderdiak ere ikusi eta

hala da borondate politiko kontu bat da hautu politiko kontu bat baino ez da eta hori da gaur urkullu lehendakaria eskatu nahi dizuguna egia da zuk esan bezala administrazio kontseilu horretan kooperatibak sortzeko legeak aldatu beharko direla hor aipatu dituzun aukera horiek badirela

ziurgabetasun eta aldaketa handien garaian eraldaketa norabidea norabide bat finkatu eta ibiltzen hasteko momentua da askotan esan dugu

gizarte garapenari norabide bat eman behar die eta jarrera proaktiboak zuzendutako lidergo publikoa behar da

esan ohi da egin beharreko bidea bezain garrantzitsua dela aukeratzen ditugun bidelagunak ondo aukeratzea eta horretaz ari gara urkullu lehendakaria

eta urkullu jauna ekonomiaren suspertzea kalitatezko enplegua soldata duinak berdintasuna

gizarte kohesioa jasangarritasuna ongizate komuna justizia soziala konpetitibitatea auzolana eta berrikuntzaren bidean eraiki dadin

kooperatibak eta ekonomia soziala euskal ehun ekonomiko eta sozialean eta zehazki kalitatezko enpleguaren sorreran eta mantentzean euskal kooperatibek duten pisu hori lanbiden ordezkatua

eta aukera duzue gaur anomalia hori zuzentzen hasteko konpromiso hori hasteko

guk kooperatiba horiek lanbidean izatearen hautua

lehendakari jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea kortajarena andrea ez dakit

ondorioak ateratzerakoan konpromisoaz aipatzen duzu eta nik argi eta garbi esango dizut kooperatibak eta gizarte ekonomia aktibo handiak dira euskadin eta jaurlaritzaren babes eta aitormen guztia jasotzen dute eusko jaurlaritzak eredu kooperatiboarekin konpromiso osoa dauka

gure gobernuaren parte hartzearekin bigarren lehendakariordea bertan izan zelarik are gehiago nazioarteko kongresu horrek euskal kooperatiben eredua azpimarratzen zuen momentu honetan adibidez elkarrekin ari gara lanean kooperatibek lanbide heziketako euskal kontseiluan parte hartzea ahalbidetuko duen formula bideratzeko legebiltzar honetan ere kortajarena andrea enpresa kooperatiboen eredugarritasuna hainbat aldiz azpimarratu dugu azkenetarikoa

enpresa inklusiboaren eredua aho batez babestu genuenean eta horrekin batera joandako urriaren zazpian kooperatiben legea eguneratu genuen kooperatiben

legea onartu egin zen bai baina ez aho batez kortajarena andrea talde bakar batek ez zuen kooperatiben legea babestu euskal herria bildu abstenitu egin zen

gai zerrendako zortzigarren puntua interpelazioa carmelo barrio baroja euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina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

julen arzuaga eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehenengo lehendakariorde eta segurtasuneko sailburuari egina sepronaren eta ertzaintzako

atalearen arteko eskumenen delimitazioari buruz arzuaga jauna zurea da hitza bai eskerrik asko
legebiltzarburu andrea eta egun on denori orain dela

agerraldia egin zuten hemen legebiltzarrean eta helarazi genien kezka bat

inbaditzen dituen ertzaintzaren ingurumen atalaren eskumenak

hori helarazi ziguten ertzaintzak ez duela gaitasunik eta eraginkortasunaren mesedean nahiago zutela jotzea

talde ekologistak herri mugimenduak eta baita ere ministeritza fiskala eta hori bera hemen

berretsi zuen hau nirekin konpartituko duzu erkoreka jauna larria dela

akta hau eskuragarri nik izan ezik eskatu nizun eta

del marco competencial de la ertzaintza eta nik galdetu nahi dizut ea berresten duzun baieztapen hau eskerrik asko

arzuaga jauna erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea arzuaga jauna

esan zena nik baieztatzen dut horrela da zuk aipatutako

akordioak beste eduki batzuk ere baditu akta eta hori beraiek ondo esan zuten probisionala da horrek ez du esan nahi akordioak baliorik ez duenik akordioa hitzartuta eta adostuta hitzez hitz dagoelako ministerioarekin akta oraindik ez da onartu logikoa denez akta beti hurrengo batzarrean onesten delako ezta hortik abiatuta beraiek esan zuten momentu honetan esan daitekeena ez daukagula guk geuk konstantziarik harrezkero horrelako gertakizunik gertatu izan denik

akordioak berez eta hemen esan zutena zuk aipatutako esaldiak baino gehiago osatzen duela ze ñabardura gehiago sartzen ditu ez du hori bakarrik esaten

printzipiozko eskumena arlo horretan bai delituetan bai infrakzio edo urrapen administratiboetan baina aitortzen dio baita ere estatuari estatuaren menpeko

polizialei aitortzen die euren eskumen esparruan batez ere autonomi gaindiko eragina izan dezaketen arazoetan ingurumenari buruzko arazoetan eskumena izan dezaketela hori aitortuta dago eta horrela dago eta hori

horrekin konforme nagoen printzipioz bai estatutuaren arabera bai eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

eta hitz egiten didazu akordioaz eta nik galdetzen dizut baita ere praktikaz eta zer gertatzen ari den honetaz eta gertakari bat gainera ekarri nahi dizut hona

bizkaiko guardia zibilak abenduaren hamarean txakur operazioa deitu omen duten interbentzio baten ondorioz

guardia zibilak animalienganako tratu txarreko bi delitu argitu ditu araban

animaliek sentimenduak dituzte baita eskubideak ere errespetatu eta zaindu behar ditugu

edo den sepronak zaindu behar ditu animalien eskubideak eta niri iruditzen

jarraitu behar dela jarraitu behar dela errekurtsoak ipintzen jarraitu behar dela eztabaida honekin eta eh bilduk horretarako iniziatibak

aurrera eskerrik asko eskerrik asko arzuaga jauna erkoreka jauna zurea da hitza eskerrik asko legebiltzarburu andrea

eta lan eta enpleguko sailburuari egina obra publikoan eta zehazki

obretan enplegu duina sustatzeari buruz garcia andrea
zurea da hitza bai mila esker mahaiburu andrea eta egun on guztioi

enplegu estrategia estrategia honek euskal enplegu politiketan garai berri batez hitz egiten du eta adierazten du ere kalitatezko enplegua inklusiboaren alde egiten duen itun bat dela

gainera sailburu andrea enpleguaren prekarizazioari buruzko kezkaz ere hitz egiten entzun dizugu eta zure gobernuaren

kalitatezko enplegu inklusibo adierazi duzu behin baino gehiagotan estrategia honen eztabaidan hainbat ebazpenak onartu ziren besteak beste

enplegu duina eta inklusiboa ez direlako hitz hutsak onartutako ebazpenetan honako era honetan definitzen du kalitatezko enplegua zer den

lan baldintza bidezko eta egokietan oinarritzen dena norberaren eta familia artekoen segurtasun bitala bermatzen duena garapen pertsonalerako aukerak eskaintzen dituena langileen parte hartzea sustatu eta bermatzen duena

eta zelan ez gizon eta emakumeen berdintasuna helburu oreka produktibo eta erreproduktibo berria sustatzen duena

enplegua sustatzeko martxan jarritako planifikazio eta neurri zehatzek hedatuta dagoen egiturazko prekarietateari erantzun irmoa eta etorkizun jasangarri baterako aukerak eskaintzen dituen enplegua izan behar dutela helburu bada sailburu

jasotakoa ez dator bat obra publikoko enplegu baldintzen errealitatearekin zehazki bi obra handi egiten ari diren lan baldintzei buruz ari gara abiadura handiko trenekoak eta donostiako metrokoak horregatik

inpaktuaz ere gaur obra horietan lanean ari diren jendearen lan eskubideetan eta bizi baldintzetan duen eraginaz hitz egin nahi dizugu hilabete honen hasieran poz pozik agertu dira zure gobernuko kide den eajren hainbat buruzagi ospatzeko madriletik ekarritako azken lorpena

historikoa izendatu duen akordioa lortu duela espainiako gobernuarekin

euskal erakundeak arduratuko dira obra horiek egiteaz behin betiko

eta hau da hain zuzen ere gaur aurkezten dizugun interpelazioa egitera garamatzan arrazoi nagusietako bat zure gobernuak abiadura handiko trenaren

zure sailari dagokionez obra hau garatzen ari den lan prekarietatearekin amaitzeko erantzukizunaz ere arduratzea pentsatu al duzu

enplegua duina eta inklusiboaren aldeko apustua egiten duela eta abiadura handiko treneko obrak garatzen ari den lan baldintzak ontzat ematea bateraezina da neurri zorrotzak hartu behar dira egun enpresa batzuek duten inpunitatearekin amaitzeko

mugak jarri behar zaizkio kontratisten inperioari txarrena da egoera hau ez dela

donostiako metroko obretan duela hilabete bat legebiltzar honetako lurralde plangintza etxebizitza eta garraio batzordean

azalduz egun donostiako metroko obretan gertatzen ari dena eta berriro entzun dugu incumplimiento del convenio jornadas de diecinueve horas

con dinero público horregatik guztiagatik gure interpelazio zuzena sailburu mendia andreari zein asmo ditu jaurlaritzak obra publiko nagusi diren

langileen lan baldintzak duinak bermatzeko mila esker eskerrik asko garcia andrea mendia andrea zurea da hitza

gracias eskerrik asko mendia andrea

aitortzea aldatu behar den errealitatea gordina eta gustukoa ez bada ere nekez alda daiteke errealitate bat edo arazo bat konpondu daiteke haren

que hay que adoptar gure ustez gaur adibidez jarriko dugu guretzat eh bildurentzat ezinbesteko hiru neurri jartzen ditugu mahai gainean lehenik eta behin sindikatuekin hitz egin behar da

ez bakarrik elkarrizketa sozialeko mahaian eta ez bakarrik gobernuaren politiken babesa jasotzeko obra publikoko prekarietate egoera kritikatzen

entzun behar zaie sindikatuei sindikatuek ondo ezagutzen dute errealitate hori eta beraz aliatu izan beharko lukete hartu beharreko neurriak

berrikusi behar dira prezioen gehiegizko beherapenak enpleguaren prekarietatea eragiten dute lizitazio prezioarekin batera lan baldintzak betetzen direla bermatu behar da

mugatu behar dira azpikontratazio kate horiek aspaldi galdu zuten beren helburu nagusia hau da beren espezialitateagatik enpresa nagusiak eman ezin dituen lanak azpikontratatzea gaur egun

enplegu inklusiboaren aldeko konpromisoak ekintzak bihurtzea tokatzen da eta momentuz

gauzatuko diren esatea falta da eta adostea esatea eta adostea mila esker eskerrik asko garcia andrea

luis ignacio gordillo pérez euskal talde popular ciudadanos taldeko legebiltzarkideak

legealdi honetan zehar dituen jardun ildo nagusiei buruz gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna erantzuteko garamendi andrea zurea da hitza

sailburuok legebiltzarkideok egun on gordillo jauna interpelazio zabala prestatu duzu oso zabala

zure interpelazioa justifikatzeko ibilbide luzea egin duzu zuzentzen dudan sailaren jarduera eremu askotan planteamendu orokor eta

eta egia esan horri esker legegintzaldi honetan egiten ari garen lanaren zati bat behintzat azaldu ahal izango dizut jakina izaera orokor berarekin

nik ere oinarritzat hartuko dut legealdi hasieran egin nuen agerraldia

nola ez legegintzaldi honetako gobernu programan jasotako konpromisoetan iparra jarrita

legegintzaldi osorako gure jarduera ildo nagusiei buruz

eta gure konpromisoak betetzen ari gara gobernu programa betetzen ari gara bai eta gure legegintza egutegia ere hori da gure helburua betetzen jarraitzea xehetasun gehiago eman nezake

animatzen zaitut legegintzaldiari aurrera egiten utzi gure jarduna ezagutza eta sakontasun handiagoz ebaluatu ahal izateko eskerrik asko

eskerrik asko garamendi andrea gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna garamendi andrea zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna

agian datu zehatzago batzuk ematen badizkizut hori lortzetik hurbilago egon naiteke horrela eta guzti un año en blanco

haien eskubideetara eta horiek osatzen dituzten lurraldeetara hurbiltzea gero eta ahaztuago dago zerbait sektore politikoetan edonola ere amaitzeko

sinesten dugun bideari heltzen natzaio berriro ere aldebikotasuna eta akordioa hori da gure eredua eta horretan lanean jarraituko dugu
beti ere gure herritarren ongizatearen mesedetan eskerrik asko eskerrik asko garamendi andrea

ekonomia eta ogasuneko sailburuari egina euskadiko aurrekontuak oso osorik exekutatzea bermatzeko ezarri beharko liratekeen neurriei buruz

muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

eskerrik asko azpiazu jauna gordillo jauna zurea da hitza

eskerrik asko gordillo jauna azpiazu jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamahirugarren puntua interpelazioa iñigo martínez zatón elkarrekin podemos iu taldeko legebiltzarkideak hezkuntzako sailburuari egina hezkuntza itunak berritzeari buruz

bai eguerdi on eskerrik asko mahaiburu andrea egun on sailburu jauna

zuk bultzatutako prozesua denez eta baita ere ganbera honetan martxan dagoen ponentzia bat denez hezkuntza

hezkuntza ponentzia horretan etorkizunera begira izango edo eraiki nahi dugun hezkuntza sistemari buruzko eztabaidak ekarpenak gogoetak

hortik jaio edo jaio behar den lege berriaren ildo nagusiak entzuten edo proposamenak entzuten ditugu

prozesu horretan eta gure gizartearen aberastasunaren eragile nagusi bat esango nuke dela ponentzia

ekarpen guztiak baita ere ganbera honetatik kanpo

ekitaldi kongresu eta mobilizazio desberdinak ematen ari dira azkenengo hezkuntzaren etorkizunarekin lotuta eusko ikaskuntzaren kongresua euskal eskola publikoaren

mobilizazio arrakastatsua sindikatu ezberdinen gogoetak eta

eta baita ere atzo ezagutu genuen hezkuntzan euskararen aldeko manifestu aurkeztu zen zenbat eragileen partetik

eztabaidatzen ari da ari gara euskal hezkuntza sistemaren etorkizunari buruz gai asko

diagnostiko etengabeak mahaigaineratzen dira hezkuntza sistemaren indarguneak eta baita ere ahuleziak aztertzen ari gara bikaintasuna segregazioa

herri honetan sareen arteko ezberdintasunaren gaia adibidez baita ere

jaiotze tasaren bilakaera beherakada eta

sisteman asko sakondu gabe ikusten dugu nola azkeneko urteotan zenbat gela itxi diren eta beste askoren itxiera ere

hau lantzeko gai guzti hauek lantzeko gure ustez eta batez ere jaiotze tasaren beherakadaren

bi eredu nagusi daude sistema indartzea kalitatearen eremuan horretarako ratioa jaitsi behar dira

ez itxiz edo kontrakoa egitea ratioak mantentzea dauden bezala irakasle kopurua mantentzea edo

egoera kaskar honek baliatzen digun aukera ez aprobetxatzea kalitatea sistemaren kalitatea indartzeko eta sistemaren arrakasta handitzeko bildarratz jauna une honetan hezkuntza

hezkuntza sailak hurrengo sei ikasturterako itunpeko ikastetxeen hezkuntza itunak berrituko duen agindua

prestatzen ari dela logikoa den moduan itunduko diren unitateek irakaskuntza publikoko etapa guztietan eragina izango dute

sareen berdintasuna edo gure sareen bilakaera txertatzeko eta planifikatzeko ezinbestekoa da esleipen hori

sistema publikoa hezkuntza sistemaren ardatza eta bizkarrezurra izateko edo ez edo sistema subsidiario bat izateko ez da gai makala

ez bakarrik inklusioaren ikuspegitik edo euskararen transmisioaren ikuspegitik baizik eta eskola euskal eskola publikoaren etorkizuna

zaretelako ikusi dugu azken urteotan nola herri batzuetan nahiz eta plaza publiko hutsik egon itunduko eskoletan klase berriak zabaldu

makalak eskuartean ditugunak eta guztion borondatea behar dugu akordio zabal bat lortzeko hezkuntza

guztia daukala euskal hezkuntza sistema definituko duen itun honetan parte hartzeko zintzotasunez ari naiz eta zintzotasunez ari

ez da batere ona agerraldietarako malgutasuna izan dugu talde

oso motza arina onartu dugu

gure ekarpenak egiten ari gara eta batez ere entzuten ari gara eragile ezberdinak ebazpenak egiteko momentuan baita ere berdin egingo dugu

gure proposamen publikoak egingo ditugunean esan dudan bezala presaka ibiltzea ez da

bi mila hogeita zortzi ikasturte bitarteko eskaintza ebazteko prozesua hasi duzue bezala beraz lau sei urterako itunpekoen diseinua eta planifikazioa izango dugu hurrengo urtean hurrengo hilabeteetan hobeto esanda ponentzian esan dudan bezala baita ere talde parlamentarioen ekarpen ezberdinak eztabaidatuko

atera eta esleituko dira itun berri hauek ebazpen proposamenen artean seguru asko

horietan seguru asko egongo direla planifikazioari buruzko zenbait ekarpen

ereduei buruzko zenbait ekarpen matrikulazio hori buruzko zenbait ekarpen

egin behar diren zenbait ekarpen finantzazioari buruzko eztabaidak orduan orduan esleipen hori egiten bada lau edo igaroko dira balizko hezkuntza itun horretan hitzartuko diren zenbait neurri eta ez gara hitz egiten ari edozein neurriei buruz sisteman txertatu gabe sisteman inplementatu gabe sistemaren muina landuko dituzten neurriak inplementatu gabe

ulertu beharko dugu lau edo sei urtetan ezin izango ditugula neurri horiek martxan jarri beraz momentu honetan jakin nahiko genuke zein den
hezkuntza sailaren nahia gogoa edo intentzioa hurrengo sei urteak planifikatuko dituzten itunak berresteko eskerrik asko eskerrik asko

bai legebiltzarreko presidente andrea sailburuok legebiltzarkideok

benetan pozten naizela hemen legebiltzarrean ireki den prozesu

honekin ados egotea baita ere hemen bertan

gehi hemendik kanpo egiten ari direnak gehi baita ere hezkuntza saila lideratzen ari den hainbat kontaktu

harremanak eta dagoeneko jada bostehun pertsona eta bostehun eragile eta bostehun baino gehiago gauden honetan

zer den prozesu hori eztabaida eta erreflexio prozesu hori eta zer den egunerokotasuna alegia

datorren urtarrilean aurrematrikula zabalik egin beharra daukagu eta horrek esan nahi du planifikazio bat eduki beharrean garela horrek esan nahi du diseinu bat

orduan guk jarraituko dugu zainduz legebiltzarrean eta epe ertainean bizitzen ari garen prozesua baina aldi berean egunerokotasunean eta datorren irailean eta hurrengo hilabeteetan

de los centros privados tal como usted sabe eta horretarako daukagu berrehun eta laurogeita hamairu barra mila bederatziehun eta laurogeita zazpi dekretua dela gure euskal

itunaren helburuak zehaztu egiten dira irakaskuntza mailan doakotasuna baina

baita ere iraupena eta berrikuntza eta ez hori bakarrik baita ere hor daukagu oinarrizkoa den lege organikoa bi barra bi mila sei non behartu egiten gaitun baita ere prozesu bat jarraitzea

aurrekontuak irakaskuntza maila bakoitzerako zenbateko moduluak zehazten dute hezkuntza unitate bakoitzeko itunpeko ikastetxeei eusteko eta gure dekretuaren hemezortzigarrena artikuluak dioen moduan

irakaskuntza publikoaren kostuen antzera izan beharko luke

artikuluan islatzen da bertan zehazten dira moduluaren osagaiak eta dagozkien zenbatekoak

lege horren laugarren eranskinean finkatuta garrantzitsua iruditzen zait errepaso txiki hau egitea hezkuntza itunaren helburua testuinguruan kokatzeko hau da hezkuntza zerbitzu bat emateko tresna izateko helburua kalitate eta ekitate bermeekin ikasle guztiei eta haien familiek zuzendua beren seme alaben heziketarako aukera gisa itunpeko sarea aukeratzen duten

ezin da ukatu legezko baldintzak betetzen dituzten ikastetxe pribatuek izateko duten eskubidea ikastetxe publikoetan oinarrizko irakaskuntzaren eskaintza nahikoa izanda ere eta hau baita ere oinarrizko lege batek dio hau da guretzat oinarrizko legea den lege batek horrela diolako dena den hori ezin da eragozpenik izan honako alderdi hauek aztertzeko batetik itunpeko ikastetxe batean

eta bestetik itunaren aldaketa horrekin ikasleen banaketa parekidea egiteko asmoa funts publikoen bidez mantentzen diren ikastetxe guztien artean beraz

eta honako hauek mugatzen ditu aplikatu beharreko araubide ekonomikoa akordioaren iraupena luzapena

unitateen kopurua eta irakaskuntza emateko gainerako baldintzak aipatutako araudiaren eta prozeduraren arabera administrazioak azaldutako esparruan funts publikoak esleitu behar ditu itundutako hezkuntza zerbitzuen kontraprestazio gisa

arau esparrua betetze aldera hezkuntza saila araudi berria lantzen ari da horren bidez itunpeko ikastetxe pribatuei

hurrengo itun aldirako berritze horren ondorioak bi mila hogeita bi hogeita hiru ikasturtetik aurrera izango baitira

oinarritzen azterketa lana eta etengabe ari gara harremanetan eragileekin hala eta guztiz ere prozesu guzti hau baita ere garatu beharra daukagu hemen jorratzen ari garen prozesuarekin eta gobernuan baita ere eragileekin jorratzen ari garen prozesu guzti horrekin beraz

baina horretan gaude eta ados gaude baita ere badaudela hainbat

indargune asko hainbat ahulezia garatu beharrekoak

jaiotze tasa eta zentzu honetan baita ere ikastetxe publikoei dagokienez

sindikatuekin ere adosten ari gara eta eztabaidatzen ari gara

ikastetxe publiko eredua horrek ere markatuko digulako zein izango den eta nola jorratuko ditugun hemen egon daitezkeen ez soberakinak baizik eta pertsonalgoaren aldaketak lekualdaketak eta funtzio aldaketak beraz

gaude orduan jaiotze tasa ikusi daiteke momentu ezkor bat moduan baina guk baita ere

zuk aipatu duzun bezala pentsatzen dugulako kalitate hezkuntza euskal hezkuntza kalitatea areagotzeko elementu inportante bat izango dela izan daitekeela eta batik bat euskal gizartea bere hezkuntza sistemaz harro egoteko moduko sistema bat

bildarratz jauna martínez jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko sailburu jauna erantzunagatik pensaba

kudeatu behar da baina ez gara hitz egiten ari egunerokotasunari buruz baizik eta lau sei urte definituko dituzten itun batzuei buruz

gauza asko esan ditzakegu baina ez dugu horren kontra egiten

hurrengo lau sei urte arautuko dituzten itunak martxan jarriko direnez

gaurko egun honetan egiten dugun proposamena hezkuntza sailak berriro diot

itunak hezkuntza ponentzia bere lanak bukatzeko lege berria izateko eta itun berriak lege horren baitan aprobatzeko eskerrik asko eskerrik asko

batik bat interpelazio bat izaten delako interpelatzeko eta proposatzeko eta horretarako

figura batzuk baina onartu egiten dut eta proposamena da bezala eta gainera eskua zabalik egiten denez baita ere eskua

baita ere borondate on guzti horrekin aldi berean aldi berean garbi eduki behar ditugu hainbat gauza bat ikusi behar da hori

aldi berean zuk egin duzun ñabardura inportantea izan da alegia ezin dugula legearen aurka joan beraz ezin baldin badugu ba ezingo da eta niri ez zait gustatzen eta jada gobernu ardurak ditugunez

inprobisatu nahi beraz aztertuko dugu ekipoekin eta arlo juridikoarekin ea horrelako figura bat posible izango litzatekeen edo ez

bezala kontzeptu bat erabili dut sintagmática

baizik eta hor egongo den garapena adibidez segregazioaren inguruan segregazioaren inguruan jada dagoeneko egiten ari gara lan bat

ireki dugu eta prozesu horretan horrek eskatuko du erreflexio bat eskatuko du elkarrizketa bat eskatuko du eztabaida bat eta eskatuko du baita ere eragile ezberdinen artean nolabaiteko adostasuna bai beste erakunde batzuk nola da udaletxeak edo baita ere beste eragile

beraz erabat ados ezin dugula baldintzatu etorkizuna datorren urteetan hartu daitezkeen hainbat erabakiekin dena

horrela ulertzen dugula ez da erraza zuk aipatu duzun bezala baina ikuspegi guzti hori ikuspegi zabal hori

eta horregatik biltzen ari gara bai itunpeko ikastetxeekin bai ikastetxe publikoko eragileekin

eta bien artean eta bi ikuspegi juridiko horiek gaindituz hezitzen ari direlako gure etorkizuneko gazte horiek beraz guztiz ados egiten duzun proposamenarekin ikusiko dugu zer den egin dezakeguna bakarrik eskatzen dudan gauza bakarra izango litzateke jarrera baikor horrekin
eskerrik asko eskerrik asko bildarratz jauna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

oraingo geltokia ezabatzeari buruz larrea andrea zurea da hitza hola gracias presidenta

que forma parte de la arquitectura zarauztarra eskerrik asko larrea andrea erantzuteko arriola jauna zurea da hitza

eskerrik asko larrea andrea arriola jauna zurea da hitza

gai zerrendako hamaseigarren puntua galdera unai fernandez de betoño saenz de lacuesta eh bildu taldeko legebiltzarkideak lurralde plangintza etxebizitza

goi mailako interes publikoko proiektuak lurralde antolamendu integralean eragingo duten inposizioari buruz
fernandez de betoño jauna zurea da hitza bai egun on

pasa den astean aldatu dizute zure lege garrantzitsuenetako bat lurralde antolamenduko legea eta orain arte ez duzu txintik ere esan ondo iruditzen zaizu goi mailako
interes publikoko proiektuak inposatzea lurralde antolamendu integralari eskerrik asko eskerrik asko fernandez de betoño jauna arriola jauna zurea da hitza

tapiak aldatu dizu lege garrantzitsuenetako bat

atzeko atetik eta oso modu arraroan eta orain arte egon zara mutu mutu uste dut

ariketa baten aurrean gaudela uste dugu proiektu hauekin uko egiten diozuela lurraldea integralki antolatzeari eta hemendik aurrera

makroproiektuz makroproiektu tapiaren iritzi kapritxosoaren arabera eta lurralde antolamendu integrala alde batera utzita gero antolatzen dituzue kongresu ponposoak duela bi astekoa euskal hiria bezala ondo egon zela baina bertan odsak gora odsak behera garapen iraunkorreko helburuak

garapen iraunkorreko helburuan esaten da behar dela plangintza integrala eta parte hartzailea eta proiektu hauek dira justu antipoda dira plangintza inposatua edo hobeto esanda da desplangintza inposatua eta desplangintza

eta daukazuen defentsa bakarra da esatea beste autonomia erkidegoetan antzeko figurak daudela bai bai andaluzian antzeko figura bat dago

aragoin antzeko figura bat dago plataforma logistikoak egiteko eta eski estazioak egiteko horrelako proiektuak dira

madrilen sortu zuten antzeko figura bat badakizu zertarako

hori daukazue buruan gero nafarroa ere aipatzen diguzue nafarroan gendulain egiteko pelotazo urbanistikoa egiteko erabili zuen upnk

geltokia egiteko erabili izan da eta erabili izan da beste golf urbanizazio batzuk egiteko besteak beste

gure akordio programatikotik kanpo geratu zen beraz eskatzen dizuguna da arazo bat baldin badago energia berriztagarrietako proiektuekin

oraintxe bertan oraindik indarrean dago eolikoen lurralde plan sektoriala eta berritzen ari omen zarete

lurralde plan sektorial berri bat egiteko beti dagoena bukatzear

orain iragarri duzu lurralde plan sektorial bat egingo duzuela hondakinen inguruan

egin ezazue zure lana zertarako behar dira orduan proiektu hauek

zure lana egitea arriola sailburua lurralde antolatu ezazu ze lurralde antolamendua gogoraraziko dizut zure sailekoa da eskerrik asko

labi teknikoari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente jauna osasun sailburua

eskerrik asko garrido andrea sagardui andrea zurea da hitza legebiltzarreko presidentea eskerrik asko

laboral social cultural educativa o de ocio eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea garrido andrea zurea da hitza

hemezortzigarren puntua galdera amaia martínez grisaleña talde mistoko legebiltzarkideak osasuneko sailburuari egina eusko jaurlaritzak

dituen planei eta darabiltzan epeei buruz martínez andrea

eskerrik asko martínez andrea sagardui andrea zurea da hitza

sagardui andrea martínez andrea zurea da hitza

señora consejera eskerrik asko martínez andrea sagardui andrea zurea da hitza

no por la consejera laburbilduz bat gatoz astrazenecaren bi dosi jaso zituztenei hirugarren dosi hori emateko erabakiarekin eta bat gatoz gainerakoentzat txertaketa adin taldeen arabera jaisten joateko erabakiarekin

hirurogeita hamaretik gora jarri diegu hirugarren dosia

edo oroitzapen dosia eta hurrengo asteetan jarraituko dugu falta direnekin zorionez gure herritarrek ondo baino hobeto ulertu dute beharrezkoa dela

erabiltzea eta horien artean onenetarikoa den bat txertoa eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako

taldeko legebiltzarkideak kultura eta hizkuntza politikako sailburuari egina covid hemeretziak komunikabideei eragindako kaltea

paradoxa bada ere hasiko naiz hitz egiten hitz egingo ez dudanari buruz ez dudalako berba egingo egunkari handi batzuek handienek eta zenbait irratik covida dela eta zure

zatirik handiena dena ez esatearren hartzeari buruz

dirulaguntza partida handi bat ere hartu izanaren inguruan ez dut horri buruz hitz egingo nahiz eta egunkari bertsuak izan

guztia edo gehiena hartzen dutenak ez hortxe utziko dut luze egin ahal izango genuke berba eta horren inguruan

ostera beste komunikabide batzuei buruz berba egitera nator egunkari digitalak aldizkariak irrati batzuk eta batez ere euskarazko komunikabideei buruz hitz egitera nator eta irudi batek mila hitzek baino gehiago balio duenez irudi konparatibo batekin natorkizue banaketa zelan egin den erakusten du ez da grafiko bat baina oso grafikoa da batetik

komunikabide handienek jaso dutena bost milioi euro denen artean horietatik hori bai euskarazko komunikabideek ehuneko

bestalde tokiko komunikabideek herri telebistek zenbat irratik komunikabide digitalek eta aldizkariek ostera hauxe

horixe jaso dute eta hor eta bai

bost milioi eta zero hori da proportzioa eta horrela geratu dira denak

oso zaila da hori ulertzea zupiria jauna desoreka handia dago batzuen eta besteen artean ahaleginak egin ditugu ulertzeko hala ere

balitz eta covida dela eta txarto pasatzen ari diren ikasleei bekaren bat

banaketa diru edo beka horiek norentzat izango ziren diru sarrera gehien duten ikasleentzat ala sarrera txikienak dituztenentzat

banatu nahi dituela beka horiek ikasleen kasuan

saritzeko irizpidea komunikabideetan ostera geurea bezalako komunikazio ekosistema batean zer sarituko genuke euskaraz izatea ez litzateke

ulertzeko ulertu ezinik gaude oraindik ere dekretura ere jo dugu jakina ia hobeto

bertan azaltzen denez europako estatu askotan tokiko prentsa oso posizio zailean dago finantza egoera ahulean eta covidaren eraginez oraindik

eguneroko prentsan eta irratietan publizitatea ere asko bajatu delako horren guzti horrengatik euskal komunikazio ekosistema ere arriskuan dago europan beste komunikabide batzuek bezala hala diozue zuen dekretuan eta gu ere horrekin baita ere esaten duzuenean gizarte demokratiko batek komunikabide sendo eta profesionalak behar dituela desinformazioaren aurka borrokatzeko erabat ados badiozue ere herritarrok kalitatezko informazioa behar dugula

pandemia madarikatu honetan eta pentsatzen hasi naiz pandemia honetan nondik jaso dudan eta jasotzen dudan nik nire eguneroko bizitzarako hain garrantzitsua den gertuko

eta jakina komunikabide handi horietatik jasotzen dut baita gure komunikabide publikoetatik ere

durangon bizi naiz eta jakin gura dut esate baterako covida ze eragin izaten ari den bertan

euskaraz jaso nahi dut euskaraz jasotzeko eskubidea ere

baina hori eskubide hori bermatu didan komunikabide bakarra

izan da gertuko komunikabide fidagarria profesionala informazio egiaztatua ematen didana eta gainera euskaraz eta ez hori bakarrik sasoi berrietara egokitzen jakin duen komunikabidea denez telegrameko bere kanaletik une oro nik nahi eta behar ditudan datu eta albisterik garrantzitsuena jasotzen ditut neure mugikorrean edo bestela web orrira jotzen dut eta paperaren ba barikura arte

jaso arte ez al dute anbotok eta bera bezalako beste euskarazko komunikabideek dekretuaren filosofia betetzen ez al dira gertukoak profesionalak eurak ere eta ez al dute tokiko komunikabide horiek publizitatearen galerarik izan pandemia dela eta ez al daude arriskuan eurak ere

eurak ere baina zuok erabaki duzue gosez dagoen ekosistema horretako

baina baita arrain txikiak ere antxoak sardinak eta txikiagoak ere bai bestela galdu egiten da ekosistema hori zuok ez duzue epe luzera begiratu ez duzue begirada luzerik ez duzue ekosistema zaindu bakarrik agorik zabalena eta hortzik haginik zorrotzenak

erabakitzerakoan euskal komunikabideen ekosistema osotik eguneroko prentsa idatziari eta irratiei ematea bakarrik erabaki duzue eta horietatik ere

edo telegrameko kanal bezalako une oroko sareak baina laguntzetatik kanpo geratu dira daukaten modernizatzeko gaitasuna ez duzue saritu hortaz egunkari digitalak paperezko egitura pisutsu batean argitaratzen ez dutenez ere kanpoan geratu dira

kanpoan geratu da aldizkari bat delako eguneroko prentsa idatziari ostera kontabilizatu egin diozue digitaleko audientzia herri telebistak ere kanpoan geratu dira ez direlako ez prentsa idatzia ez irratia nahiz eta euskal komunikazio ekosistemaren

naiz irrati ere kanpoan geratu da nahiz eta euskara hutsean emititu bizkaia araba eta gipuzkoan zergatik zupiria jauna zergatik geratu da kanpoan

bakoitzaren audientziaren arabera banatu dira irismena balekoa izan liteke irizpidea eta gutxieneko emaitza batzuk exijitu egin behar dira jakina baina zeinek

badugu guk gure sistema propiorik komunikabide guztiak aukera berdintasunean neurtuko dituen sistemarik badaukagu halakorik sailburu jauna ba ez eta horretarako

eta ez neurketetan ez baitira gauza bera inkestetan

enpresa horrek berdin neurtzen ditu komunikabide txikiak eta handiak posible da hori

eta bakoitzaren interesen arabera berdintasuna bermatzen du horrek gardena da batetik eta bestetik begiratu ulertu ezinik jarraitzen dugu edo bai edo bai zupiria jauna edo bai ulertzen dugu baina hala ere azalduko diguzu zein den dirulaguntzen banaketa horrela egiteko benetako arrazoia edo ez esan nahi ez baduzu badakigu eta gutxi gorabehera zergatik izan den herri bezala banaketarik onena izan dela uste duzu baina hala ere hauxe da

asmorik al duzu gure komunikabide sistema propioa sendotzeko politikarik egiteko eskerrik asko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok agirre andrea egun on guztioi nik esango nuke sinesten dudalako eusko jaurlaritzak

herri politikak egiten hala ere aitortzen dut ez dela kontu erraza erronkaz eta galderaz betetako kontua delako hemen

mugitu beharko duten euskal hedabideek datozen urte eta hamarkadetan hala ere hamaika erronka azpimarratuko ditut mundu mailako

erronka gisa hartu ditzakegunak globalizazioa globalizazioaren sasoi honetan informazioak ez du lurralde mugarik ez du ordutegirik

ia ia hizkuntza mugarik ere gure inguruan gertatzen denaz gain mundu zabalean gertatzen dena jakiteko aukera dugu uneoro eta aukera bakarrik ez

bi iraultza teknologikoa nolanahi noiznahi nonahi informatu gaitezke gure poltsikoan dugu informaziorako

ustez merkeena entzun ikusi eta irakurri egin dezakegu nahi dugun informazio guztia

tartean gure hedabide askok egiteko daukate jauzi teknologikoa eta uste dugu hori dela edo hau dela hori egiteko momentua hiru eduki eta euskarri berriak

ikus entzunezko edukien sortzaileak ere badira edo irratia ez da soilik hogeita lau orduko programazioa

sartu dira ikusleen arreta eta denbora eurenganatuz lau kontsumo ohituretan aldaketa gure kontsumoa eta bereziki gazteenak geroz eta gehiago gertatzen da gailu berrien bitartez

ohiko teknologia eta medioetatik gailu berri horietara eta herritarrek hedabideekin harremanetan igarotzen duten denbora aldatzen ari da

bost sare sozialak sare sozialak lagungarriak dira hedabideentzat gertakizunen berri lortzeko tresna direlako eta baita ere euren edukiak zabaltzeko bidea baina era berean informazioaren iturrera jotzeko ohiturak aldatzen ari dira eta herritarrak

nondik sortzen den informazioa baizik eta edukiari sei kazetariak eta hedabideak higatu eta desprestigiatzeko kanpainak agerikoak

mundu osoan gertatzen ari den fenomeno bat da estatu batuetatik hasi eta europako ekialdera zazpi desinformazioa sareetatik iristen zaigun horrek ez du autorerik agian ez dakigu kontrastatutako informazioa den edo sasikoa den

masiboki zirkulazioan dauden edukiak egiaztatu eta gezurtatzeko zortzi etorkizuneko profesionalen formakuntza nola prestatu eta trebatuko ditugu etorkizuneko kazetari eta profesionalak ez badakigu nolakoa izango den etorkizunean kazetaritza lana

eta kontatzeaz baino gehiago ongi idazten jakin behar dute irudien hizkuntza menperatu behar dute pentsamendu kritikoa garatu behar dute herritarren interesak eta egarriak identifikatzen jakin behar dute bederatzi negozio eredua

negozio ereduaren osagaiak egunkarien kasuan papera gero eta gutxiago saltzen da edozein hedabideetan

nahiko diru sarrera bermatzen harpidetza sistemak geroz eta orokortuagoak daude baina zenbateraino gaude prest ordaintzeko herritarrok

oreka hamar hedabideen arteko aliantzak bideragarritasuna eta errentagarritasuna airean daude kasu askotan eta horrek ekar dezake industriaren

enpresa edo entitateak diren heinean egon daiteke tartea haien arteko aliantzak eraikitzeko bakoitzak bere produktua sortu bere audientziari zuzenduko bazaio ere eta azkenik hamaika euskarazko hedabideen etorkizuna euskararen biziberritze eta normalkuntzari dagokionean

eta gainera euskararenari zalantzarik gabe euskarazko informazio eta komunikazio sistema sendo bat behar dugu euskadin batetik herritarrek informazioa euskaraz ere jasotzeko duten eskubidea bermatu behar dugulako eta bestetik hizkuntza gutxituen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

bai zailtasunak zailtasun jaurlaritza ari da herri politikak sustatzen euskadin informazioaren entretenimenduaren eta komunikazioaren ekosistema bat eraikitzeko

euskaraz eta gaztelaniaz ideologia eta ildo editorial anitzekoa erkidego lurralde zein tokiko hedabideez osatua

informazio orokorrekoa zein espezializatua une orokoa egunerokoa zein aldizkakoa

eitb da ez soilik bere neurriagatik eta bitartekoengatik edo profesionaltasunagatik edota gizartearen aldetik jasotzen duen onespenarengatik baizik eta

traktore lana egin dezakeelako euskadiko beste hedabide batzuekiko bestetik erkidego bezala daukagun eginkizuna dago irrati frekuentziak eta

hizkuntza politika sailburuordetzatik hainbat ildotan jorratzen da hedabideen gaia aurreko legealditik sortuta daukagu euskal hedabideen mahaia jaurlaritza hiru foru aldundiak tokiko eta ekimenek osatzen dugu bertan jorratzen dira uneotan euskarazko hedabideen kezkak kode deontologikoa

eta hain zuzen mahai horren bueltan ahalegin berezi bat egin genuen aurreko legegintzaldian sektorea egonkortzeko eta horren emaitza izan zen finantzazio eredu berri baterako

baloratutakoa eta hurrengo urteetarako zenbait hobekuntza ekarriko dituena eredu horren arabera jaurlaritzak hedabide nazionalak laguntzen ditu

lurralde historikoetako eskualdeetako eta tokiko hedabideak eta deialdi horiek osatzeko hizkuntza politika sailburuordetzak ekarpena egiten dio urtero urtero aldundiei eta

horrela guztira bi mila hogeita batean zazpi koma zazpi milioi euro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

hirurogeita hemezortzi euskarazko hedabide lagundu ditugu bi mila hogeita batean epe ertainera berrikuntzaren esparruari eman nahi diogu bultzada

erantzun behar baitio horrez gain euskararen presentzia sustatzeko asmoz

urteroko deialdi bat dute milioi bat eurokoa eta aurten gure sailari egokitu zaio

euroko dirulaguntza zuzen bat kudeatzea euskal autonomia erkidegoan audientzia gehien duten egunkari eta irratietan covidaren eragina dela eta datu hauez gainera aintzat hartu beharko genuke jaurlaritzak bere osotasunean publizitate bidez egiten duen inbertsioa eta uda aurretik konturatu ginen aurten publizitatearen bidez

aurreko urtean egindako inbertsio maila hedabideen finantzaziorako beste laguntzarik ezean diru iturri garrantzitsua da publizitatearena

bakoitzak duen audientziaren arabera bide horretatik esan dezaket

euskarrik jaso dutela aurten diru sarreraren bat jaurlaritzaren bidetik publizitatea tarteko eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko mahaiburu andrea zupiria jauna

naizenean ikusi dut ez duzuela inongo notarik jasotzen izan eta pentsatu dut

erantzuten nik egin dizkiodan galdera guztiei eta nik uste dut bigarren hori

ez da igarri gero emaniko erantzunean esan duzu bai aipatu dituzu erronka guzti horiek eta bai guztiz ados nik uste dut

komunikabideak horretan daudela erronka horri eutsi guran horretan ari dira lanean pobreak dira bai

eta oso profesionalak konprometituak eta batez ere duinak eta duina izateko

hitz egiten ari gara covida dela eta jasandako kalteak arintzeko laguntza batzuei buruz eta berretsi egin duzu

daukatenei eman behar zaien lehenengo eta behin irizpide kuantitatiboa

eta nik uste dut euskaraz izatea badela zerbait babestu behar dena dirulaguntza berezi horietan ere bai eta gero kuantitatiboa da baina

beharbada egoerarik onenean daudenak izango dira ezta logikoki eta uste dut egoerari zaurgarrienean daudenak horiek beharko dutela laguntza gehiago

nire logikatik beharbada ez da izango logika zuzena neure iritziz eta ikusten dudanez dekretu hau da neurrira traje bat soineko bat komunikabide batzuentzat eta bien bitartean larrutsik utzi dituzue beste batzuk euskarazko komunikabideak larrutsik

eginda batzuen komunikabide batzuen neurrira

oso injustua da baina ez gara katramilatuko injustizian goazen aurrera begira eta herri bezala uste duzu estrategikoki egokia dela zuen irizpidea esate baterako laguntza hauek banatzerako orduan herri bezala honek lagunduko digu herri euskalduna nahi badugu ekosistema sendo batekin nahi badugu horrek lagunduko du horrela mantenduko dugu euskal komunikazio sistema esan bezala kaltea eginda dago orain galdera da zelan zer egingo dugu hau konpontzeko

badagoela aukera ekosistema honen parte diren beste komunikabideak eta batez ere euskarazko komunikabideak babesteko eta horixe eskatzen dizugu bueno gaurkoa galdera da baina bueno etorriko da gero eskaera zuzena eta

konponbide bat behar dute eta oreka bat egon behar da ekosisteman esan bezala bai arrain handiak behar dira baina txikiak ere egon behar dute

beraz berriro galdetzen dizut

urratsak beharrezko urratsak euskarazko euskal komunikazio sistema sendo bat

sistema bat daukagula nik uste dut sistema hori ez da benetan herri honek behar duen ekosistema beraz daukagun diru publiko hori erabili dezagun eraikitzeko sendotzeko eta denok ditugun beharrak eta daukagun eskubidea asetzeko batez ere eskerrik asko

legebiltzarburua agirre andrea nik errespetatzen dut zuk hedabideen sistema ez daukazun ikuspegia baina ez nator bat nik beste badaukat eta neurea defenditu dut gure autonomia erkidegoan dauden hedabideen egonkortasuna bermatzeko jorratzen diren eta jorratu ditugun herri politiken azalpena eman dizut

ez zait uste dut euskarazko hedabideak direla ez direla sailen daukatenak dirulaguntzak jasotzeko datuak eman dizkizut balioko dizute edo ez

eta beren beregi beraiei zuzendutako funtsak eta dirulaguntzak

eusko jaurlaritzan eta beste euskal erakundeetan eta horrela izango da horrela izan behar duelako

hedabideek euskaraz informazioa jaso nahi duten eta entretenimendua jaso nahi duten herritarrentzako sostengu bat dira eta horregatik zor diegu eta ematen die gizarte honek eta legebiltzar honek denon diruarekin jasotzen duten dirulaguntza uste dut hedabideen sistema

eta bereziki oso zaila izan den momentu honetan beste hedabide batzuei ere modu berezian lagundu zaien eta hori da egin duguna jaurlaritzaren izenean

horrekin eta ez daukat askoz gehiago esateko uste dut irizpideak azaldu dizkizudala ikusten dut ez zatozela bat nire irizpideekin errespetatzen dut posizioa azaldu dizut zer egin dugun eta zergatik egin dugun eta publikoa da hedabide guztiek jasotzen dutena urtez urte erkidego honetan legebiltzarrera etortzen da eta denok ezagutzen dugu eta

bitartez euskadin euskal herrian gure erkidegoan egon dadin hedabideen